eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena hezkuntzan iragarritako

langileen ordezkariekin adostu eta bi mila hemezortzira atzeratzearen inguruan eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda

egia esan ez dakit nondik hasi gaurkoan benetan tristea eta penagarria delako

zertan ez den ari teorian behintzat onartzen duenean hezkuntza funtsezkoa dela gizarte

eta transkripzioak errebisatu behar ditut ea gobernu honek hezkuntza sail honi horrelako aitortzarik egin dion benetan negar egitekoa da

panorama eta legegintzaldi hau hasi besterik ez dugu egin baina gogoratu nahi dut eta ez dugu ahaztu behar motxila bat daukagula

hezkuntza sailburua legegintzaldiko egitasmoak aurkeztera etorri zenean pentsatzen egon nintzen dimisioa eskatu edo ez eskatu izan ere hezkuntza sailaren politiken arduradun nagusia aurpegia sailburua da baina pentsatu nuen tira arduradun guztiek merezi dute bigarren aukera bat eta hirugarren

izango dugu eta goazen ikustera goazen kontrastatzera ea legegintzaldi honetan

gobernu honek goazen kontrastatzera legegintzaldi honetan orain arteko aldebakartasuna albo batera uzten duen benetan interlokuzioa irekitzen duen

martxan jartzen duen hezkuntza komunitatearekin irakasleen ordezkariekin

ordezkariekin eta nola ez talde parlamentarioekin eta ea ere titularretan eta inprobisazioan oinarritutako kudeaketa albo batera uzten duen horregatik legegintzaldia hasi denetik hainbat ekimen mahai gainean jarri ditugu denak gaur egungo egoerari buelta ematen laguntzeko asmoarekin eta batez ere harremanak elkarrizketa irekitzeko

eta sektoreko mahaia daukan izaera berreskuratzeko eta sektoreko mahaia behar den bezala martxan jartzeko eta hortik dator hortik dator gaur hemen

dizuet hezkuntza komunitatearen parte diren irakasleen ordezkariekin eta inoiz baino gehiago legegintzaldi baten hasiera batetan eskatzen duguna da behar den bezala sektoreko mahaia martxan jartzea eta negoziazioari bidea ematea bertan diagnostiko konpartitu bat egiteko eta adosteko

plantilaren belaunaldi aldaketa egonkortasuna bermatzeko neurriak bideratzeko eta noski baita lan eskaintza publikoa ere baina horrek eskatzen du ezinbestean gauza guztiak mahai gainean jarri

eta hortik abiatuta adostasunak bilatzea

planteatu aurretik eta deitu aurretik egin beharko litzatekeena da

aurre lanketa bat egin behar litzateke eta bitartean deialdia izoztu

normalena eta ohikoena izan beharko litzateke gehiengo sindikalarekin adostea irakasleen ordezkaritzaren gehiengoarekin adostea hezkuntza komunitateko parte direlako egunerokoan hor daudelako

beraiek zuzenean ari direlako lanean are gehiago legegintzaldi honetan

momentu batetan aurkitzen garelako eta behin behinekotasun tasa ehuneko hogeita hemeretzian dagoenean

eta nahi genuena zen lehen aipaturiko bideak irekitzea oasi ikuspegitik

ikuspegira jausi egiteko hemen estatu ikuspegia behar dugu epe luzera begirako ikuspegia behar dugu eta horiek eguneroko politiketan txertatu behar dira baina ez hezkuntza sail honek zer egin du abenduko sasoian sektoreko mahaian informatu negoziaziorik

mahai hori informazioa trasladatzeko mahai bat bilakatu dela eta urteak direlako ez dela inolako adostasunik eta negoziaziorik egin gehiengo

hamar urte eta gero hitz egiten dugu hezkuntzaren bikaintasunez hitz egiten dugu hezkuntza proiektuen kalitateaz irakasleak ere kontutan ez ditugunean hartzen lan eskaintza publikoen iragarpena legegintza hasieran titularretan komunikabideetan oso ondo geratzen da geratzen da zeren jaurlaritzak martxan jarri du marketin errotatiba berria legegintzaldi honetan

hori da legegintzaldi honetan tokatzen den marketin errotatiba euskal oasiaren zirimiriarekin tematuz estrategia hori kanpora begira

geratzen da herritarrak ikusten dute titularra badirudi hezkuntza saila zerbaitetan ari dela

herritarrek ez dutenez ikusten eta soilik irakasleak ikasleak familiak pairatzen dutenez

hezkuntza sailarentzat eta gero hori pairatzen da eta ondorioak ba hezkuntza sistema publikoan

aurrera hala moduz eta egiten den planteamenduak ez du konponbiderik

behin behinekotasunari noski lan eskaintza publikoak garrantzitsuak direla baina lan eskaintza

benetan kontestualizatuta planteamendu integral baten barruan irizpide argiekin helburu zehatzekin zeren ez baditugu irizpide argiak ez baditugu

eta irudikatzeko zerbait zeren hemen hitz egin beharko genuke hitz egin beharko litzateke administraziora

hitz egin beharko litzateke ere hiru urtez sisteman lanean behin behinekotasunean

zeren zenbat eta zenbat irakasle dira urte luzez urtetan behin behinekotasunean ari direnak ikastetxez ikastetxe lanean uste duzue horrela ikastetxe batetan hezkuntza proiektu bat garatu daitekeela uste duzue benetan benetan pentsatzen duzue horrek laguntzen duela modu integral batetan herriko auzoko komunitatearekin proiektu bat garatzen hezkuntza proiektu bat garatzen pentsatzen duzue ba nik zaila ikusten dut baina bai pentsatzen dut

erabaki politiko bat dela hemen ez dagoelako kasualitaterik erabaki politiko bat sistema publikoa ahultzeko eta horren ondotik badatoz planteatzen zaizkigunak eta planteatzen zaiguna ba bide beretik doaz begira galiziako adibide bat emango dizuet eta

baina ez banago oker galiziako gobernuak bost mila irakasle finkatuko ditu

eta hemen zergatik ezin dugu hori egin galdera da

lan eskaintza publikoaren iragarpena nola egin duen egon diren

berehala gehiengo sindikala gehiengo sindikala irten zen esaten

ez duzue gurekin hitz egin ez duzue negoziatu ez duzue adostu zer egin zuen

irudikatu zuen elkarrizketa abiatuko zuela baina gero

trasladatu zuen informazioa komunikazio bat trasladatu zuen esanez aurrera jarraitzen duela hori da zuen interlokuzioa hori da zuen elkarrizketa hori da negoziazioa

guretzat ez eta berez bi hipotesi ditugu

hezkuntza sail honek ez du irizpiderik ez du norabide

edo erabakia hartua dauka eta erabakia da sistema publikoa ahultzen jarraitzea irakasleen ordezkariei muzin eginez hezkuntza

saiakera bat egitea legegintzaldi hasieran gaudenez gainera

martxan jartzeko sektore mahaia benetan aktibatzeko dagokion izaerarekin

irakasleen ordezkaritzarekin planteamenduak egitea baina ikusita proposamenak zein zuzenketa

hezkuntza sailak ez duela inolako borondaterik ez elkarrizketarako

oso kuriosoa egin zaigu gobernuak aipatzen duenean bere zuzenketan eta horrela aipatzen du beti ere lan baldintzak arautzen dituen

bide legalen bidez bide legalen bidez gobernua denean

gobernuak ez du legea betetzen zeren legalitateak zer eskatzen du betetzea hor errebisatu dezakezue enplegu

legeak zer esaten duen eta gure uste apalean inoiz baino gehiago

hasieran momentu aproposa izan beharko litzateke irakasleen ordezkariekin

elkarrizketa abiatzeko hitz egiteko eta plantilaren egonkortasuna

bideratzeko legalitateak legeak

legea betetzea baldin bada gure helburua zer egin beharko genuke hezkuntza sailak zer egin beharko

legalitateak ez al du esaten sektoreko mahaia dagoela negoziatzeko legalitateak ez al digu esaten hezkuntza sailaren ardura nagusia dela hezkuntza sistema publikoa eta beraz bertan kalitatezko hezkuntza eskaintzea legalitateak ez al digu esaten horretarako giza baliabide nahikoak

ez denean gai izan bi mila hamazazpiko lan eskaintza publikoa negoziatzeko

esango didazue zoritxarrez edo zorionez krisi egoera guztia aukera direlako

aukera bat eta hor baditugu hainbat erronka legegintzaldi honetan heldu beharko

prekarietateari buelta ematea ordezkapenak erosmen ahalmena

belaunaldi aldaketa heziketa bereziko irakasle egondako murrizketak abar eta abar bakanteak

iruditzen zaigu erronka asko ditugula eta horiek ezinbestean irakasleen ordezkariekin hitz egin behar ditugula

parte zuzenak eta kontu guzti horiek

pertsonengan ikasleengan eragina daukate eragina daukate hezkuntza proiektuan

behin eta berriro iragarri eta onartzen diren planak

planteatzen duzue hainbeste aldarrikatzen dituzuen plan horiek aurrera eramatea

ikastetxearen autonomian ikastetxearen kudeaketan eta egunerokotasuna hori da eta egunerokotasun aurkitzen dira familiak ikasleak irakasleak

ate bat irekitzeko eskerrik asko ubera
anderea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos martínez jauna zurea da hitza

gure taldeak hezkuntza sailaren gestioaren balorazio nahiko txarra ematen dugu bai pasa den

ikusten ari duguna ikusita euskadiko hezkuntza sistema argi dago ez dagoela bere momenturik onenean alde batetik

uste dut markatzekoa dela hezkuntza sisteman irakasleen ehuneko

dago estatu mailako tasa altuenetarikoen artean dago tasa

azken hamarkadetan euskal eskola publikoak orokorrean behera egin du apustu eta indar politiko faltagatik eskola pribatuaren onuraz eta euskal eskola publikoaren langileei buruz hitz egiten badugu gauza bera gertatzen zaigu azken urteotan emandako

egoera hau kontuan izanda elkarrekin podemos legebiltzar taldeak uste dugu bi mila hamazazpiko opea mantendu behar dela bai baina deialdia oso eskasa dela pentsatzen dugu ez du irakaskuntza publikoaren beharrei erantzuten eta opearen deialdia

badakigu ere ope honek ez duela irakasleen egonkortasunaren arazoa konpontzen baina ez bada iragartzen berriro atzerapenak emango dira desde elkarrekin podemos

behar da ez bakarrik deitu plantilaren egoeraren inguruan diagnostikoa konpartitzeko eta gainera deitu edo

bideratzeko sindikatuek irakasleen lan eskubideak defendatzeaz gain

eta zuek orain esango didazue ni euskararen kontra nagoela eta hori

eskerrik asko legebiltzarreko mahai buru andrea arratsalde on sailburuak eta legebiltzarkideak hezkuntza sailak
legebiltzar honetan behin baino gehiagotan adierazi izan duen bezala

beharrezkoa ikusten du bakarra izan barik hezkuntza sistema hobetzearen aldeko faktorea da gure hezkuntza sistema etengabe hobetzeko konpromisoa hartu genuen gure programan

eta ekintza askoren artean urtero lan eskaintza publikoa argitaratuko urtero guztiz bat eh bildu taldeak esaten duenean hezkuntza sisteman gertatzen ari den belaunaldi aldaketak dagoen eredu aldaketak herrialdearen bizimodu desberdinak neurri adostuak hainbat eta adostuak eta eraginkorrak eskatzen dituela

elkarrizketa beharrezkoa dela dagokigun gaian lan baldintzak arautzen dituen dekretuan ere

elkarrizketa horiek mahai sektoriala eta planifikazio batzordeak horiek dira

eta erabili behar dituenak baina ez gaude ados

elkarrekin podemos taldekoekin bi mila hamazazpiko lan eskaintza publikoa

epe labur ertain eta luzera

guzti hau ubera andrea sindikatuek ezagutzen dute eta ezagutu dute

lantalde berriak ere eskatu izan dituzue emandako proposamenean beharrezkoak direnak hortxe ditugunean zer nahi dugu batzarretan eman goiz eta arratsalde bitartean aurrera pausurik eman gabe ezer esan behar bada eta ezer erabaki behar bada

elkarlana eta negoziazioa planifikazio batzordeetan eta mahai sektorialean gero gobernuari leporatuko diogu batzorde eta taldeak eratzen ematen duela denbora gero gobernuari leporatuko diozue deialdiak atzeratu egiten direla

hezkuntzan lan eskaintza publikoa atzeratu nahi duzuela

sinestezina dirudi gobernuak aurre egiten duelako

argi dago gobernuak bere hitza betetzen duenean horri deitzen diozu erabaki politikoa zuek ezin duzuela etekin politikorik atera eta beraz ez da zuen interesekoa hori ez da erabaki politikoa ez esan

ez zaitezte horretan babestu herritarrak prest daude profesionalek egindako ahaleginak eta izandako emaitzak horrela erakutsi zuten aurreko deialdietan ere

lagun geratu ziren lanpostu bat lortu gabe nahiz eta oposaketa gainditu zuten

euskaraz gain ingelesez gai izan gaitezen profesionalak gureganatzen

ondo prestatuak ditugula bai hizkuntza batean

ez nau batere kezkatzen beraz nire ustez horrela jarraitu behar dugu gure herriko hizkuntzaren euskara eskatuaz eta ahalik eta ingelesez apurka apurka zabaltzen eredu hori

deialdi honekin nahikoa dela ez beti hobetu beharra dago adibidez hainbat aldiz espainiako gobernuari enplegu publikoaren eskaintzen inguruko funtsezko erabakiak hartzeko eskumena aldarrikatu diogu aldarrikatzen diogu eta aldarrikatzen jarraituko dugu

ez dezan estatuko araudiak mugatu horretan ere jarraituko dugu benetan gai izan gaitezen gure administrazioak behar dituen hain plaza kaleratzeko gure premiei erantzun egokia emanez baina legeak aukera ematen digun esparruan mugitzen garen

gure alderdiak euzko alderdi jeltzaleak hezkuntza arloan dituen erronken artean leku nabarmena dute bikaintasunerantz aurrera egiteko lanak eta eskola inklusibo eta berritzaile baten aldeko apustu egiteak eta helburu horiek

besteak beste ezinbestekoa da irakasleen egonkortasunaren aldeko apustua egitea eta irakasleen lanbidearen aitorpena bultzatzea

enplegu eskaintza publikoen deialdiak garatuz sistema egonkortu eta profesionalei

inork ez du ezetzik esan eta esaten sailak planifikazio batzordean eztabaidatuko ditu

adostu eta hala behar izanez gero martxan jarri ere

ez dezagun esan behin behinekotasuna osotasunean bukatuko dugula gezurra litzateke eta ordezkapenak hezkuntza sailean beharrezkoak dira

bitartean jarrai dezagun aurrera bidean zintzotasunez onartuz

deialdia atzeratzeak ez duela inongo onurarik ekarriko

hobetzerakoan ezta gure herrian kalitatezko enplegua sortzeko helburuan eskerrik asko eskerrik asko sagardui

datuak aretxabaleta kurtzebarri bigarren hezkuntzako ikastetxea interinitatea ehuneko hirurogeita bat azkoitia xabier munibe

lasarte oria landaberri ehuneko berrogeita hamalau eibar itzio ehuneko berrogeita hamabi oion

gobea ehuneko berrogeita hamar bastida ehuneko hirurogeita hamaika unamunzaga ehuneko hirurogeita hiru koma lau eta jarria nezake zerrenda luzea baita guk

irakasleen ordezkariei entzun ostean kasu eginez guk ez dugu esaten gauza guztiak ongi egiten dugunez baina saiatzen gara kasu egiten entzuten

irakasleen hezkuntza komunitatearen eskaerak

guztiak gehiengoa eta gutxiengoa zeren eta guztiei entzutea gustatzen zaigu hasi ugttik eta bukatu elan

guztiak bat zetozen bi mila hamazazpiko deialdiarekin

data kontua baizik eta hemen asuntoa zen deialdia egitea aurre lanketa bat eginda adostuta eta planifikazio bat eginda eta ez da egin

ez adostu ez elkarrizketa ez ezer hemen bakarrik egin da zuen zuzenketan esaten duzuen bezala trasladatu komunikatu zer dagoen

elkarrizketarik eta batzuetan gainera eztabaida hauetan saiatzen da beste eztabaida batzuk irekitzen

saiatu ginen aurreko legegintzaldian hizkuntza ereduan eztabaida irekitzen baina datu bat konfundituta zaude oraintxe bertan azterketa bat atera da azterketa internazional bat

komunitate guztiak egiten dituena eta daukagu estatuko ingeles mailarik hoberena daukate gure ikasleak ehuneko berrogeita hamazazpi koma laurogeita hamar indizearekin eta barkatu bi mila hamabosteko isei ivei txostenak bengoechea anderea esaten zuen

laugarren mailan lehen hezkuntzan lau koma zortzi puntu behera egin dugu eta bigarren hezkuntzan batxilergoan ehuneko

beraz batzuek aprobetxatzen duzue eztabaida hauek ingelesa era maltzurrean erabiltzeko

oso garbi daukagu nahi dugula eskola euskaldun eleanitza mundura irekia baina euskalduna erabiltzen duzue euskara jipoitzeko eta ingelesa modu maltzurrean erabiltzeko

askotan joko horretan sartzen dela eta beti betikoak galtzaile gure ikasleak galtzaile gure gizartea

bai eta lehen esan dudan bezala agente guztiek gauza

y a todos eta hemen zuek aldarrikatzen duzue eta askotan goraipatzen duzue demokrazia ordezkatzailea eta goraipatzen duzue legebiltzar honen funtzioa eta balorean jartzen duzue hemen onartutakoa askotan ere hemen onartzen dena ere kasurik ere gobernuak ez duenean egiten

ze gutxiago gure hezkuntza komunitatea ordezkatzen duen irakasleen ordezkariei entzutea baino eta oraingoan bakarrik eskatzen genuena zen

elkarrizketa abian jartzea adostea eta gaur da hori da ekarri dugun proposamena hemen ez da epeen kontua baizik eta hemen kontua da guztion artean adostea eta kontuan izatea hezkuntza komunitatea zeren eta hemen

ez dio aurre egiten ez dio erantzuten eta

hortik ez goaz inora horrek eskatzen du beste planteamendu integral bat eta sakonago bat zenbat pertsona

mugiaraziko ditu zazpiehun eta berrogei plazetarako

azterketa horretara aurkezteko zenbat pertsona mugiarazi behar ditugu bost mila bat

horrela erabil ditzakegula eta mugiarazi ditzakegula irakaslegoa ikastetxeak horrek duen eraginarekin ez da hobeto beste era batetarako planifikazioak benetan kontutan hartuko dituena ubera anderea amaitzen joan pertsonak benetan kontutan hartuko duena ikastetxea eta hezkuntza kalitatea ez dakit hausnartu dugun zer suposatzen duen urtero

opeak egitea bakarrik lehen esan dudana marketing errotatiba bat

eta zuen zuzenketan ere azkenean ikusten da kontraesanak zeintzuk diren esaten duzue

hemen mugitzen zarete ekimen bat aurkezten denean eta bat

webean eta gero bestetik orain astelehenerako deitu duzue planifikazio batzorde bat

horrela irudikatzeko justu eztabaidak daudenean
eskerrik asko ubera andrea amaitu da zure denbora aspaldi hartu hezkuntza modu serioagoan eskerrik asko elkarrekin podemos martínez jauna zurea da hitza

ingelesaren asuntoa noski eztabaidatu behar dela baina inoiz ez

euskararekin nahastuta uste dut horrek ez diola egiten

ados gaude eztabaida hori ahazteko eta gure eredua aurkeztuko dugu eredu

del gobierno eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna
euskal talde popularraren ordezkaria bengoechea anderea zurea da hitza

pastor jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria sagardui andrea zurea da hitza

para resolverse urtero zenbat pertsona mugituko dituen deialdiak aurpegiratzen zaio gobernuari baina aldi berean

gainditzerakoan gero bete ezin badira zergatik bakarrik gehiago konbokatzeagatik ez deitzen dira deigarriak eta betegarriak izan daitezke lanpostuak me resulta difícil entender

eta orain besteok eskaintzen ditugulako ezetza eman

eta gero birritan zeren lehendakoan ez dakit ondo ulertu nuen baina gero berriro entzun dizut

eta etorkizuna jokoan jartzeko gai zaretenean

argia da eta ondo laburbiltzen du gure jarrera elkarrizketa planifikazioa egonkortasuna lan eskaintza publikoen aldeko apustua kalitatezko enplegu publikoa etorkizuna

ondo laburbiltzen du euskal hezkuntza sistemarekin hezkuntza arloko profesionalekin eta kalitatezko enplegu publikoaren sorrerarekin dugun konpromisoa eta gehiago esan behar dut lan akordioaren baitan eskumena duen mahaia sektoriala gai honetan epe honetan birritan behintzat bildu da eta astelehenerako

planifikaziorako mahaia da eta zertarako deialdiaren inguruko alegazioak eztabaidatzeko

eta gure herrian gure herrirako kalitatezko enplegu duina emandako hitza betetzen jarraituko du horregatik hezkuntza sistemaren profesionalen egonkortasunaren eta enplegu publikoaren alde zaudeten guztiei aldeko botoa

eskerrik asko eskerrik asko sagardui andrea eztabaida amaitu denez

jatorrizko proposamenaren testua bozkatu dezakegu zer

beraien testua nahi duzue puntuz puntu bozkatzea eta zuen gehitze zuzenketa aparte zuen aldatze zuzenketa gero bozkatuko dugu bai itxoin testua bilatu behar dut ubera andrea ez dago arazorik

nola izango litzateke lehenengo banaka elkarrekin eta bigarrena aparte bale

lehenengo eta hirugarren puntuak bozkatu ditzakegu bozkatu dezakegu

contra beraz ez da onartu bigarren puntua orain elkarrekin podemos taldearen aldatze zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hamaika boto aldekoa sesenta y cuatro contra beraz

sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu bozkatu dezakegu

beraz erdibideko zuzenketa onartu da gai zerrendako seigarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena emakumeen lan

elkarrekin podemos taldearen ordezkaria den arana andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

kaixo guztioi eskerrik asko legebiltzar buru andrea

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularren ordezkaria garrido anderea zurea da hitza

sailburuak legebiltzarkideok gaur azkeneko puntu honetan gai garrantzitsu bati buruz eztabaidatzen ari gara eta bi gauza zehatzak ukituko ditugu

honetan emakumeek pairatzen duten prekarietatea lan arlotan eta bestalde emakumeen aurkako indarkeriaren biktimen egoerari buruz

indarkeriaren biktimen pobreziari eta prekarietate laboralari buruz alderdi popularrak eta podemosen aurkezle bezala

tribuna honetan pentsatzen dugu garrantzitsua dela ekintzetara pasatzea eta horrexegatik gure zuzenketan bi puntu aipatu ditugu bi puntu oso zehatzak alde batetik eskatzen diogu eusko jaurlaritzari

egin dezala emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiteko uste dut hemen oztoporik ez dela egongo eta azkenean posible izan da gobernuarekin

bi alderdi hauekin gobernuan dauden alderdiekin itun bat sinatzea

jaurlaritzari lege proiektu zehatz bat eta esaten nuen oztopotik ez dela

konpromiso bat hartu zuelako gai honetan inbestidura saioan bestalde eskatzen dugu puntu beste puntu batean emakumeen aurkako indarkeriari jasotzen dituztenei

zehatzak bideratzea eta uste dugu ere gai honetan ez dela zailtasunik egongo eta adostutako proposamenean aipatu dugu

zehazki euzko alderdi jeltzalearen eta alderdi sozialistaren artean

arratsalde on guztioi eskerrik asko para comenzar

bizitza zaurgarria eta prekarioa da eta

krisiaren aitzakiapean ematen ari diren murrizketek are zaurgarriago eta prekarioagoa bilakatzen dute hainbaten bizitza horien artean bereziki emakumeena bizitzaren izaera honi giza baldintza oinarrizko honi amankomunean topatu behar dizkiogu konponbideak

bizitza honen marko unibertsala lortu behar dugu aniztasunak desberdintasuna edo baztertzea suposatuko ez duelarik

en ese heteropatriarcado capitalista sistema honen baitan beraz pertsonak erdigunean egon ordez etekin ekonomikoak jartzen dira

bizitzen kontra jotzen dute pertsonen ezberdintasunak ezabatu nahi dituzte eta bai indarkeria egoerak bultzatzen dituzte emakumeok

azken urteetan soilik erantzun behar izan bizitza prekarioei aspalditik erantzun behar izan diegu honetaz gain murrizketen ondorioei ere erantzun izan behar diogu euskal herriko emakume mundu martxak esaten duen moduan

emakume aurpegia dute lana soberan dugu baina bizitza duina faltan eta indarkeria matxistak honetan nolako eragina duen

zaintza lanak banatuz eta duinduz esparru sozioekonomikoari heltzen baldin badiogu bizitza bizigarriak

horregatik uste dugu beharrezkoa dela azterketa bat ikusteko

emakumeon bizitzetan bizkaian dagoen adinekoen zentroen grebaz eta ratioz aritu gara goizean eta

halaxe da emakumeok sufritzen dugun indarkeria berezitua lan baldintzen eskasia

naturalizatua eta normalizatua daukagu eta hau ere indarkeria da aurreko astean ere

gaur adinekoen egoitzetako langileen egoeraren berri eman dugu eta bihar

etxeko lanetan ari direnei langabezian daudenei buruz horregatik lan esparruan bizitzen diren normalizatutako

lortu nahi dugu begien parean izan dezagun eta ez dezagun beste alde batera begiratu eta argazki hau landu behar dugun eta premia duen indarkeria matxistaren lege integralean txertatu beharko dugu

eta egoerak merezi eta behar dituen neurriak hartu ditzagun beste taldeek onartutako erdibideko zuzenketan guztiz onargarriak diren puntuak eta agertu dira eta noski honen kontra ezin dugu inondik inora egin baina guretzako garrantzitsua den ba adibidez lehenengo puntu horretan hain zuzen

baina tira beti da interesgarria horrelakoak begien parean izatea bigarren puntuan indartu ditzala emakumeen eta gizonen arteko

guztiz ados kontziliazioaz hitz egiten duzu ere bai eta honi buruz

bide horretan urratsak emango ditugula elkarrekin hirugarren hirugarren puntuan legearen inguruan hitz egiten duzue

hainbeste gustatzen ez zaigun terminoan biktimen legea aipatzea baino ikuspegi pasibo horri buelta ematea interesgarriagoa izango litzateke

biktimen ordez besterik gabe eta amaitzeko puntuarekin guztiz ados beraz guk gurearekin aurrera jarraituko dugu baina zuena ba ez diogu kontrarik egingo nola ez

elkarlanerako puntuak norabideak alde batera eta bestera jo dute baina

elkarlanerako puntuak baditugula eta aurrera urratsak emango direla ikusten dugu

hau ez guk hala eskatzen dugulako hemen hala nahi dugulako baizik eta jendarteak eta mugimendu feministak eskatzen digun moduan elkarrekin gaiari heltzea eta urratsak ematen hastea garaia dela eta indarkeria matxistaz ari garela utzidazue

jasan duten eta jasaten ari diren indarkeria matxista aipatzen bai erasotzailearena eta sistemarena berarena pozten gaitu alaba sendotu arte harekin egoteko

baina sendatu beharreko zauriak fisikoak izateaz gain ume horrek emozionalak izango dituen zauri asko izango dituela

pertsona guztiek eta erasoari buelta emateko emozionalki indartzeko prozesua elkarrekin egin behar dute majarenasek eta bere alabak eta horretarako
biek hemen etxean eta elkarrekin egon behar dutela uste dugu mila esker eskerrik asko etxebarrieta andrea euskal sozialistak

eskerrik asko legebiltzar buru andrea eta arratsalde on denoi

legebiltzarkideok emakumeen lan kolokatasuna eta haren ondorioei buruzko azterlan bat egitearen inguruan eztabaidatzen ari gara gaurkoan ez bestelako azterlan baten moduan kasuan kasu zertarako erabiltzen den modu zabal batean utziz kasu konkretu honetan honek indarkeria matxistan duen eragina aztertzeko azterlana egitea eskatzen da hain zuzen ere ez da berria emakume eta gizonezkoen

eta datu hori urtez urte handitzen doa soldatak handitzen diren heinean ezta ere lan egoera kaxkarrenetan daudenak gehiengo handi batean

honetan ere beste azterlan ugari egiteko aukera genuke eta egin egin izan dira

urtean soldata arrakalaren inguruan burututako txostenak datu larriak adierazten ditu eta horretara

arrakala hori gutxitzeko jasotako beharrizana eta martxan jarritako plan espezifikoak

hainbat erreflexio egin ditzakegu gai zabala baita baina bai nahi nuke zentratu gaurko proposamen zehatz horretan nire eztabaida behintzat

ulertu ahal izan dudanagatik denok hitz egin dugu

eta guztiok planteatu ditugu antzerako ekarpenak horregatik puntu honetan taldeen artean akordio zabal batera heldu ez izanak benetan

pentsatzen dut ez ote dugun taldeok proposamena edo

modu guztiz ezberdin batean ulertu gaiaren mamira joan ezkero hasierako ekimenak elkarrekin podemosek aurkezturiko ekimenak indarkeria matxistaren kontrako lege bat burutzeko bidean aurretiaz emakumeen lan kolokatasun eta haren ondorioei buruzko

zuzenketa gure taldeak talde sozialistak eta talde popularrak sinaturiko erdibidekoaren bitartez ordea haratago joan nahi dugu

pobrezia egoera horrek edo lan prekarietate egoera horrek eragina izan arren ez baita indarkeriaren oinarria indarkeriaren oinarria beste bat da

indarkeriari buruzko lege integral baten burutze bidean bide horretan hainbat aspektu ezberdin aztertu beharko dira jada aztertzen ari dira gainera baina

eta baita lege horrek izango duen formaren inguruan aukerak ezberdinak baitira eta izango baitugulako aukera eragile aditu eta erakunde ezberdinek egindako ekarpenen bitartez guzti hauek

eta horretara gure taldeek aurkeztu zuten zuzenketa eta gaur hiru taldeen artean erdibitutako testua ekimen originaletik askoz haratago zihoana lehenengo eta behin

urte honetako seihilekoan enplegu eta ekonomiaren berraktibatzerako programa marko bat martxan jartzera langabezia tasa ehuneko hamar azpitik jaistea helburu izango duena eta honetaz zailtasun gehien dituzten kolektiboei

horien artean emakumeak enplegugarritasuna sustatzeko eta laguntzeko

proposamenean ere eskatzen genion jaurlaritzari sendotu ditzala emakume eta gizonezkoen arteko berdintasun efektiboa enplegua eskuratzeko diskriminazioaren kontra lan diskriminazioaren kontra lan jazarpenaren kontra edota lan kontziliazio eta kontziliazio familiarren ekimenak besteak beste aspektu guzti hauek ere kontuan hartu beharrekoak indarkeriaren kontrako lege baten barne beraz indarkeria biktimei zuzenduriko laneratze eta gizarteratzeko programa zehatzak martxan jartzea ere proposatzen dugu gure erdibidekoan

hala ere ez gara aho betezko adostasun batera heldu honek eramaten nau pentsatzera ez ote zen elkarrekin podemos eta

ez heltzea hona nire beste erreflexio bat benetan pena bat izan da niretzako aukera hau aprobetxatu ez izana

helburu amankomunak lortzeko gai izatea talde ezberdinen artean etxebarrieta andreak esan du hain urrun ere ez gaudela beraz

adostasun sendoak behar baititu legebiltzarrak onartu gobernuak bideratu eta gizarte

horregatik eh bildu eta elkarrekin podemos taldeei eskatu nahi nien gure erdibidekoa babestu zezatela etxebarrieta andreak esan du dagoeneko

eskertzen diot hori esan izana eta bukatzeko eskerrak eman nahi dizkiet erdibidekoa sinatu duten beste taldeei

arrizabalaga andrea erantzunen txandara pasatuz elkarrekin podemos arana andrea zurea da hitza

eskerrik asko arana anderea garrido anderea bertatik

anderea etxebarrieta anderea bertatik desde mi escaño

ikuspegi ezberdinak ditugula gai berdinari heltzeko

errepikatu dugula guztiok baina ikuspegi ezberdin horietan arana andereak eta biok garrantzitsutzat jotzen ere hemen termino

erabaki genuen emakumeen eta gizonen arteko

indarkeria matxistak eragiten dituztela konpartitzeaz gain guk esango genuke botere harremanek orokorrean eragiten dituztela desberdintasun egoerak beraz generoari begiratzeaz gain jatorriari ekonomiari eta abar handi eta zabal bati begiratu beharko genioke ere eta horrexegatik hain zuzen ba prekarietateak egoera hauetan nolako egoera zuen bereziki ikustea garrantzitsutzat jotzen genuen

garrantzitsuak direnak nola ez baina kasu honetan bereziki

mugimendu feministan eta uste dut bertatik begiratzea garrantzitsua izango dela

azpimarratu nahi izan diozue nori lan hau eskaini edo eskatu nola egin eta guretzako garrantzitsua zen ere bai azpimarratzea norekin

mugimendu feministarekin sindikatuekin enpresa pribatu botere judizial

zela uste baikenuen hemen ere konstantzia ustea

garatzerako momentuan horrelako prozesu garrantzitsu batean eta

utziko genuke ikuspegi ezberdinak izan ditugu helburu berdinak

guretzako garrantzitsua zen kontu konkretu batzuk mahai gainean jartzea nolakotasunaren inguruan prekarietateak indarkeria egoeretan duen

garrantzitsuak direnak oso baina uste dugu enpleguak ez zaituela pobreziatik bere horretan eta bakarrik ateratzen

baina esan bezala jarraituko dugu bidean izango ditugu beste puntu

sinceramente zein zen gaurko proposamenaren helburua indarkeria matxistaren kontrako legea burutzea

baina diagnosia emakumezkoen lan prekarietatean oinarritutakoa bakarrik hori ez da nahikoa eta badakigu emakumezkoen lan prekarietatea eta

orduan jarraitzen dut jakin barik zelan ez dugun

borondaterik ez delako egon ez da egon borondaterik

duten bi alderdiek talde guztiei proposamen bat luzatu

horri erantzun dion bakarra talde popularra izan denean akordio batera heltzeko nahia adieraziz borondaterik ez da egon

adostasunerako proposamenik luzatu ez dielako eta bai ordea beste taldeei beraz gaurko honetan elkarrekin podemosek adostasun borondatea zero eta protagonismo grina handia beraz nork argazkia eta gai honetan protagonismoak albo batera utzi behar ditugu

eta neurri eragingarriak horra hor gure erdibidekoaren espiritua eskerrik asko
denoi eskerrik asko arrizabalaga anderea eztabaida

elkarrekin podemos eta eh bildu taldeak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita bederatzi boto aldekoa cuarenta y cinco contra beraz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

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita bost boto aldekoa hogeita bederatzi abstentzio beraz